egun on guztioi gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet

jaun andreek hauek botoa eskuordetu dutela leire pinedo iñigo iturrate eta pazis garcia ortega jakinarazten dizuet baita gai zerrendako seigarren puntua erretiratu egin dela

bosgarrenean gai zerrendako bosgarren puntua mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

generation funtsak kudeatzeko urgentziaz bulego estrategiko bat osatzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena

talde proposatzailearen txanda da otero jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

polita izan daiteke gaurkoa ere erakunde borroka pixka bat egiteko ea aberasgarria egiten dugun guztion artean gaur urriak hamabost

europar batasunaren kronogramaren arabera gaur hasten da epea estatuek bruselara beraien suspertze planen zirriborroak bideratzen hasteko batzuk

berandu dabiltza espainiar estatua kasu baina beste batzuk dagoeneko osatu dituzte beraien plangintzak

guk gure erantzukizuneko esparruan hemen esango nuke oraindik ez dugula eztabaida guztiz zentratu eta lana ongi bideratu ere eta hori da gaurko

eta horren ondorioa da gaur ekartzen dugun mozioa ez dut errepikatu nahi aurrekoan esandako guztia baina berriro azpimarratu nahi dut pixka bat europatik etor daitezkeen funtsen garrantzia

eta gaur egun sekulako krisi batean gaude terreno ezezagun batean sartzen ari garelarik gure ustez eta dudarik gabe herri erronka baten aurrean gaude

beharrak gora eta diru sarrerak behera doazen testuinguru honetan europak hemen esfortzu nabarmen bat egingo du eta next generation funtsaren zati nagusiena eta lehen aldiz

asumituko du eta hori horrela europatik iris daitezkeen funtsak garrantzi berezia hartzen dute ez ohiko mekanismoa erantzukizuna ere

badirudi badirudi honaino ados egon gaitezkela ze azpiazuren arabera aurreko kontrol plenoan horrela esan zuen bederen berak esan zuen hitzez hitz

eta gure egoera larria eta gatza dela eta funtsak onak izan daitezkeela egoeratik ateratzeko funts hauek eremu instituzional guztiak ukitzen dituzte eta oraindik europatik azken hitza ez da etorri eztabaidak jarraituko du hainbat xehetasunen inguruan

batik bat eta hor guk ere gure kezkak baditugu eta gure europar legebiltzar taldearen bitartez honen inguruan lanketa egiten jarraituko dugu baina

aurreko kontrol plenoan honi buruz hitz egin genuenean abisatu genuen funts hauen inguruan desberdinak zeudela eta horietako bat erabaki esparruetan zegoen eta zentralizazio arrisku bat ikusten genuen esan genuen tentazio handiak egon zitezkeela madriletik funts hauek

bezala erabiltzeko eta susmo hori egia bihurtu da españa

horrek leku konplikatu batean uzten gaitu eta hori esan behar da eta aitortu behar da ze aurretik europatik zetozen hainbat funts zuzenean bruselarekin negoziatzeko aukera genuen administrazio maila ezberdinetan

feder funtsak adibidez eta gehiago orain mekanismo berria next generationen baitan dagoen suspertze mekanismo hau

leihatilan zentralizatuko da gure proiektuek madrileko leihatila bakarrean edo anitzetan baina madrilen lehiatu beharko dute

herri gisa egin behar dugun ariketa egiteko hau da hemen adostu eta han defendatu baina ikusi dugunagatik ez dirudi prest zaudetenik honen inguruko estrategia amankomun bat egiteko guztion kalterako izango da egiten ez bada

eztabaidara pasako baikara guk dena den esfortzu honetan ez dugu etsiko gaurkoan kontrakotasuna ikusten badugu ere edozein kasutan prozesua abian da gaur hasten da epea europan baina apirilera arte ez da amaituko

apirilean printzipioz europar batasunak esango du zein programa edo proiektu lehendabiziko paketean zein izango diren hautatuak horretarako

eta gidaliburu bat atera du gauzak nola egin behar diren azaltzeko baina horren aurretik estatuak bere aukeraketa egin beharko du eta horretarako plangintza

aurkeztu du ardatzak finkatu ditu portzentaia batzuk kajoi batzuk eginez

edo gutxienez modu paraleloan guk gure lanketa propioa egin beharko genuke eta lanketa horrek eskatuko luke gure lehentasunak markatzea

ardatz horiek hobekien betetzen dituzten proiektuak aukeratzea eta azken pauso bezala azken fase bezala prozesu garden baten bitartez hor

al día honen guztiaren ostean

orain iristen ari diren proposamen berriek aurretik egindako zerrenda osatzen dute beraz aurreko zerrenda ontzat ematen da

hau da lehendabizi zerrenda bat egiten da gero proiektu gehiago batzen dizkiogu

metodologia bat ezarri nahi duzue benetan bulego tekniko bat iragarri zenuten aurreko astean orain honen inguruan ezer ez dago dena den gure ustez oraindik garaiz gaude orain arte egindakoa orain arte gaizki egindakoa bideratzeko horregatik aurkeztu dugu mozioa eta mozioaren helburuak argiak eta zentzuzkoak dira eta dira bi bat

eta akordio politikorako prozesu bat irekitzea europar aginduak jasoz eta bigarrena bulego estrategiko bat irekitzea lerro estrategiko bai baina agente guztiek parte hartzeko

behar dutenek eta asko izango dira laguntza teknikoa jasotzeko proiektua proposatu edo proiektuetan parte hartu ahal izateko guzti hori sailkatu lehenetsi

non dago proposatu dugun prozesu honen arazoa europaren gomendioa jarraitu besterik ez dugu egin abrir un amplio diálogo

gobernuarekin adostuta aurkeztu duten emendakina harrigarria da harrigarria begira

zuen laguntza onartzeko esan duzu laguntza emango duzuela eta gu prest gaude laguntza hori onartzeko

laguntza nola nik gutxienez galdera bat erantzutea eskatuko nizueke gaurkoan non dago zuek egin duzuen proposamenean

jasotzeko mekanismoa ez dugu topatzen aurrekoan ere esan genizuen auzolana nahi duenak auzolanera deitu egin behar du eta gaurkoan eta gaurkoan ere zuen proposamenean eta zuen aktitudean

deirik zuek emendakina ikusita egin genuen

esan genizuen minimo batzuk adosteko saiakera egin nahi genuela eta proposamen bat helarazi genizuen erantzuna zein izan zen gobernuari kontsulta egin diogu eta nahiago dute gure emendakina ez dago akordiorik hasta luego lucas bueno hasta luego lucas nik jarri dut guk benetan esaten dugu eta amaitzen dut

borondate osoarekin jarraitzen dugu elkarlanean aritzeko erantzukizuna handia dela badakigu eta sentitzen dugu baina aitortu beharko duzue ez duzuela

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak aguirre jauna

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi otero

europako funtsei buruz egin zion interpelazioa jaurlaritzari eta orain tokatzen zaigu bere mozioa aztertzea

mozio pila bat izango ditugula ez denok dakigu ohiko dinamika bat dela aina egia da baita askotan azaldutako argudio berberen errepikapen hutsa dela eta gaur ere bai oteroren hitzak antzeko berdinak izan dira

de acuerdo con él covidak zoritxarrez milaka pertsona hil ditu gainera

ere eragin du milaka familia hondoratu ditu eta oso egoera zailean aurkitzen dira eta gizartea aurkitzen da oso egoera zail batean gure lehentasuna beraz izan behar da

eta espero dugu europako laguntzen bitartez ekonomiaren berreskurapena azkarrago lortzea el estado

créditos beraz erdia baino gehiago diru laguntzak izango dira eta beste zatia maileguak edozein kasutan batzuk aurkeztu beharko dira laguntzak jasotzeko eta horrez gain europak markatzen duen bidetik joan beharko dira denak eta hiru urteko epean bukatuak

horrek esan nahi du heldutasuna erakusten duten proiektuak aurkeztu behar direla ezin gara orain pentsatzen hasi hiru urtetan zer egin dezakegun aspalditik pentsatutako ekimenak izan behar dute landuak haien kontzepzioan eta bideragarriak azterketa ondoren batzuek erakunde publikoak

nahasketa bat izango dira erakunde publiko eta pribatuen artean

egoera argitu arte ardatz nagusiak ezagutzen ditugu baldintza teknikoak ez

gordeta dituzten hainbat proiektu ateratzen gero aurkezteko

bere momentuan aurkezteko eta aztertzeko nik uste dut gipuzkoako foru aldundiak hori egin duela orain dela bi aste atera ditu hainbat proiektu eta segur asko

eta horregatik guk gure zuzenketa babestuko dugu eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna
elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

zuk esaten duzu azterketa sakona duten proiektuak aurkeztu behar dira proyectos que estén preparados

prozedura bat definituko da eta egon zaitezte lasai ez kezkatu gauzak ondo egingo dira

ez digu horren esperantzarik ematen eta zuen proposamenean ez digu horren inongo bermerik ematen zuek esaten duzue eta hemen

klabea guk bulego estrategiko batean jarri dugu tasatua hilabete amaiera baino lehenago martxan jarriko dena eta herri honetako

guztiek ekonomiko politiko sindikal eta abarrekoek parte hartzeko lekua izango dutena hau estrategikoki definitu eta aurrera eramateko egiteko moduan egongo den zera bat baina zuek esaten duzue establecer

gaur gobernua sostengatzen duzuen taldea ez diozue ezetz esaten euskal herria bilduk egiten duen proposamenari

harridura hartu duten hainbat talde eragile akademia enpresa munduko jende

gure sektore ekonomikoak kondenatzera

lekua eske ze badaude bulegoak irekita nafarroan badago bulegoa irekita

zuek ez duzue bulegorik irekiko zuek etorri guregana etorri guregana eta guk ikusiko dugu zer hartzen dugun ezta

daukagunarekin gainean daukagunarekin amaitu nahi dut esaten herri txiki bat garela eta ekaitz handi baten aurrean gaudela eta

dugu zuek ikusi guk ez dugu etsiko herri honek merezi

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

eskerrik asko larrea andrea euskal sozialistak corcuera

andrea euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidenta otero jauna aurreko txandan

aipatuko ditut orain baina horretarako lehenbizi zure mozioaren puntu bat

bigarren puntua a letra legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio euskal autonomia erkidegoak sortzen eta bideratzen dituen proiektuen inguruko hausnarketa estrategiko bat egitea

eta bi mila hogeita hamarean irudikatzen dugun euskal herria hemen eta orain gorpuzteko nik ez dakit oso ondo honekin zer esan nahi duzun zuretzat zer den euskal herria hirurak bat zazpiak bat ez dakit baina gainera bi mila hogeita hamarean irudikatzen dugun euskal herria nik ez dakit hor confusión mental pixka bat ikusten dut hor

adibidez europar batasunaren funtsen kudeaketa estatuko gobernuaren esku legokeela eta gure proiektuak madrilek baliatuko lituzkeela lehenik eta europak gero

nik zurekin partekatzen dut kezka hau eta are gehiago esango nuke kexa hori ere baietz

guk beti printzipio berdina defendatu dugu in foro interno

eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna elkarrekin podemos

amaitu da eztabaida eta bozketara jarriko dugu

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldearen

beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua mozioa

legebiltzarkideak aurkeztua ikasturte hasierari buruz eztabaida eta behin betiko

egun on eskerrik asko berriro ere hezkuntza eta kurtso hasierari buruz osoko bilkura honetan kurtso hasiera honetan ziurtasun batzuekin berriro esaten dut pozten garela epidemiologikoki nahiko esan dezakegu ondo arazoekin baina nahiko ondo doala kurtso

ziurgabetasun batzuk mantentzen direla saiatuko naiz nahiz eta zaila izan bueno aguirre jaunak esan duen bezala mozioek ere gogoratzen dutela interpelazioaren momentuan normala da baina beno saiatuko gara zer edo zer gehigarririk gaurko egunean esaten baina berriro esaten dut

eraikitzailea eta nik uste dut egingarria

aurkeztu dugula eta baita ere eh bildu taldearekin adostu dugun erdibideko

zenbait gauza nahiko egingarriak txertatzen direla baita ere

batez ere ikasle familia eta irakasle eta eskola

lanagatik azken egunotan

zenbait komunikabideetan egin dituen elkarrizketa

gauza ezberdinak aurkezten plazaratzen iragartzen baina egia esateko badakigu gauza batzuk martxan jarri direla

guri azken egunotan azken elkarrizketetan

planteatzen zigutena eragile ezberdinen partez momentuz eta nire interpelazioan esan nuen bezala burbuila taldeak mantentzeko

ez daudela eskoletan gero beste gai potolo bat daukagu mahai gainean eta da

jantokien gaia ez bakarrik grebagatik orain momentu honetan gaude

urria eta nahikotxo pasata eta oraindik

alderdien partez zer edo zer azalduko duten horri buruz baina oraindik guri heltzen zaiguna ez dagoela bermatuta jantoki zerbitzua eskola guztietan

heltzen zaiguna eta nik uste dut gai honetan berriro ere nik uste dut gobernu hau

elkarlana bultzatzea berriro ere aurkitzen gara greba bateratu batekin eta nik uste dut hori erakusle bat dela ba arazoak mantentzen direla sailburuak esaten du ezetz baina sindikatu langile batasun sindikala dago jantokien asuntoan eta

eta baliabide falta salatzen ari dira momentu honetan oraindik ere pasa den astean heldu zitzaigun

epien asuntoekin oraindik ez dago guztiz ez da guztiz bermatzen

comentado sobre este tema gero baita ere elkarlana eragileekin egia da gauza positibo bat eta nik uste dut esan beharra dago

egin direla eta adostu duzuela sindikatuekin gehiago

ondo dagoela baina ulertu behar duzu nik uste edo ulertu behar du gobernuak hobeto esanda ze ez gaude interpelazio batean

eta gobernuak eratu duen hezkuntza

talde berria berria dela baina arazoak aspalditik

situado ahí eta gero beste gauza bat hezkuntza kurtso hasiera honetan asko hitz egin dugu baliabideei buruz eta gure ekimenean

diagnostiko baten beharrari buruz eta baita ere eh bilduk egin zuen zuzenketan diagnostiko hori

uste dut oso garrantzitsua dela asko hitz egin dugu

gure talde parlamentarioaren aldetik sindikatuen aldetik eragile ezberdinen aldetik baliabide falta edo

proposamenengatik baina uste dugu oso garrantzitsua dela

puntu ezberdinetan nahiko konkretuak zehatzak eta berriro esaten dut nahiko egingarriak direla esaten dugu

ez dut ulertzen zergatik gobernuaren partetik edo gobernua sustengatzen duten alderdien parte ezin dutela hori sinatu

bermatuko zaiela jantokia ikasle guztiei

los medios berriro diot mozioan proposatzen dugun diagnostiko horren beharra eta hirugarren puntuan ere bai covid hemeretzi funtsa

horrekin nik uste dut bakarrik proposatu dugula gure erdibidekoan irizpide oso

berriro diogu adostasunarekin sektorearekin

lehenengo lerroan egon behar da covid hemeretzi funtsa horren kudeaketan hori proposatzen dugu baina baita ere gainontzeko sektoreekin adostu behar da nola kudeatzen den covid funtsa hori seguraski izango didazue

hori errege dekretua zehazten duena dela erkidegoak kudeatuko dutela

este curso eta baita bukatzeko nik uste dut

lehen esan dut bildarratz sailburua zenbait komunikabideetan egon dela

ematen eta berriro ez dakit gobernuaren sindromea den edo ez berriro

mobilizazioaren edo mobilizazioen zioa sindikatuak familiak mobilizatzen direnean normalean ez dute egiten gustuko daukatelako egiten dute arazoak dituztelako greba bat egiten denean

jantokien sektorean hezkuntza sektorean

oso prekarioa den sektore bat mobilizazioak eta greba bat egiten dutenean ez dute egiten gustura

plazerra ematen dielako esfortzu eta sakrifizio pertsonal izugarria da orduan esatea eskolan que no hacen falta

egun on guztioi ez jangela zerbitzua ez dago ehuneko ehunean bermatua eta urriak hamabost da gaur urriak hamabost eta oraindik pandemia batek gure hezkuntza sistema bete betean

ari da hezkuntza saila irailaren zazpian kurtso berri eta arraro hau xelebre hau hasi genueneko egoera kaotiko esan genezake antzekoan edo berdintsuan jarraitzen dugu eta bai egia da uste genuena baino dezente egoera hobean gaudela

eta egia da ere eztabaida honetarako duela bi aste urriaren baterako

izan ere ikastetxeek eta ikasleek dituzten beharrak antzekoak izaten jarraitzen dute

erantzukizun eta ardurarekin jarraituz hemen gaude berriz ikasturte hasierak behar dituen neurriak eskatzeko eta kuriosoa da oraindik ere

eta benetan neurri zehatzik ikusi ez dugulako ikastetxeetan

gaurkoan hezkuntza dugu mintzagai urriaren batetik bi aste pasatu dira legebiltzar honetan

taldeek hezkuntza sailari egiten jarrai dezala eta segi dezala

bi aste pasatu dira baina zeintzuk dira tarte guzti honetan hezkuntza sistemak izan dituen aldaketak izan dituen hobekuntzak eta jarri zaizkion bitarteko berriak oraindik nik ez ditut ezagutzen baina ausartuko nintzateke esatera oraindik ez daudela abuztuan mila irakasle berri izango zirenak izango ziren mila pertsona berri horiek orain

bildarratz sailburuarentzat dagoeneko are gehiago

edo ez ez dakigulako oso ondo kontratazio osoak lanaldien erdiak herenak zer diren eta sailburua zerorrek aipatu bezala eskola publiko guztiek euren plantilla handitua ikusiko badute hala izatea espero dugu nola da posible milako kopuru horretara

zor duzun hezkuntza komunitateari zor diozun plantilla hori zifren saltsak hor jarraitzen du eta argitasunik oraindik badiot nik ez daukat

irakaskuntzan egindako grebaren ostean sektoreko bost sindikatuek manifestazioak deitu zituzten bilbon gasteizen eta donostian segurtasuna eta adostasuna eskatzen eta eskaera horiek gaur egun mahai gainean jarraitzen dute are gehiago urriaren zazpian

bilera izan zuen hilabete ostean mahai sektoriala bildu zen eta bilera hartatik sailburuak hainbat mediotan bolo bolo zabaldu zuen bezala antza bileran

ez dira igualak eta kezkagarriena da gehiago entzungo ez genituenak entzun genituela bilera hartatik irten eta adierazi zuten sindikatuek

taldeak erabilitako dinamika iguala gauzatu du bildarratzek negoziaketa eta adostasunen ordez

hutsa egin du planteamendua erabat partziala izan da irizpideak alde bakarrez erabakitakoak eta itxiak pandemia egoera honek eskatzen duen planifikazio integral irizpide komun zein beharrezko baliabideen inguruko negoziazio eta interlokuzio esparru orokor bat irekitzea falta izan da aurreko hezkuntza sailaren egiteko modu antzeko edo berdina ez dakit nik benetan itxura aldatu nahi duen hezkuntza sail honentzat jarrera egokiena den behintzat besteontzat diskrezioa eta joko politikotik hezkuntza ateratzeko eskatzen zaigunean egiten diren adierazpen

egin den bakarra delako berriz diot bilera informatiboak itxiak

alde bakarreko irizpideekin eta interlokuzio esparrurik gabe eta gainera sindikatuak bildarratz jauna sindikatuak arerio gisa irudikatu eta horren kontra egin du gobernu honek eta gobernu honetako kideek baina argi dagoena da

presio barik eta pankarta barik gobernu hau eta hezkuntza sail hau mugitzen ez dela udan zehar hezkuntza komunitatearen presiorik egon izan ez balitz ez genukeen adierazpenetan behintzat plantilla aldaketarik egingo zenik

zuzendaritza taldeek administrazioaren utzikeria salatu eta segurtasun neurririk ez dutela salatu izan ez balute

eta bilera horietan bilera horietan zuzendaritza talde batzuek ahotsa altxatu izan ez balute ez genuen ere sailburua bere taldearekin ikastetxeak bisitatzen ikusiko greba bat eta mobilizazioak ere egon izan ez balira auskalo auskalo mahai sektoriala bildu izan bazen eta bai

gure herrian pankartak eutsi eta aldarrikapenik egin izan ez bagenitu auskalo gure hezkuntza sistema non egongo zen momentu honetan si en verano

nik etengabean entzun ditudanak izan dira eta elkarrizketa akordioak eta adostasun horri nik lidergoa ere gehituko nioke baina iruditzen zait elkarrizketa modu ezberdinean ulertzen dugula batzuek elkarrizketa ez delako komunikabideei titularrak ematea bakarrik edota alde bakarreko bilerak deitzea berdinen arteko hizketaldia baizik akordioak ere beharrezkoak dira noski baina akordioa

duela bi aste esan nuen bezala elkarrizketaren ondoren urrats naturala da

akordioak bere horretan ez dute ezer positiborik ekarri behar akordioetan adosten dena da inportantea baina hezkuntza sailaren aldetik oraindik ere ez dugu horrelakorik ikusi eta adostasunak ere beharrezkoa dira herri gisa hezkuntzan herri gisa aurrera egin nahi badugu eta benetan gure hezkuntza pandemiaren ondorengotik

herri gisako adostasunak behar ditugu edo pentsatzen al du benetan hezkuntza sail honek eta hezkuntza sail hau sostengatzen duten taldeek zuek bakarrik

momentuz askoren arteko adostasunik ere ez dugu ikusi eta aipatu dudan azkena lidergoa lidergo partekatua ez da sailburu batek esaten duena besteok obeditzea eta hori ez da ematen diguten apurrarekin konformatzea lidergo partekatua aipatu dudan elkarrizketa eta adostasunekin eraikitzen da ezberdinen artean iritzi ezberdinak eta proiektu ezberdinak partekatuz azken finean askoren arteko ekimena eta guztion arteko norabide bateratua eta guzti hori kontutan hartuta gaur elkarrekin podemos iurekin erdibidekoa sinatu dugu

eta gobernua sostengatzen duten taldeek beste bat eta prestutasuna agertu dugu beste taldeekin ere eskaini zaigun bezalaxe elkarrekin zerbait adosteko beraz iñigori erdibideko bat adosteko borondateagatik eskerrak eman nahi dizkiot eta ekimena bera adostu dugun erdibideko hau berak aipatu bezala erreala eta egingarria dela hezkuntza eredu ezberdinak ditugu bai hezkuntza eredu ezberdinak baina ganbera honetako indar politiko bakoitzak jakingo du eredu horiek noiz mahaigaineratzen dituen eta horretaz hausnartzeko parada izango dugu

neurri zehatzak beharrezkoak direla iruditzen zaigu hemen eta orain urgentziazko neurriak behar beharrezkoak izaten jarraitzen dutelako gaur akordiorik lortu uste dugu ez dela neurri zehatz bat bera ere hemendik aterako eta guretzat beste aukera galdu bat da bildarratz sailburua bukatzeko zuk zeuk esan zenuen

eta zenion aitortza bat baina ez hitzezkoa baizik eta ekintzez eta hitzez osaturiko aitortza bat urriak hamabi hitzak bai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

euzko abertzaleak taldeararen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi duela bi aste gai berbera ez bada gai oso berdintsuaz eztabaidatzen legebiltzar honetan orduan esan nuen bezala iraila heldu eta joan da joan zen eta urriak ere laster egingo digu

zuk aipaturiko neurri zehatz horiek aurrera ateratzea arrese jauna kurtso hasiera egoki bat eskaini ahal izateko beharrezkoak izan ziren hezkuntza sistemarako urgentziazko neurriak hartzea duela bi aste esan bezala eztabaidatu genituen eta esan dezakegu

hezkuntza komunitateak bizi ahal zezakeen normaltasunetatik normalena bizitzen ari dela eta ez diot nik pasa den astean batzarra

kurtso hasierak erronka berriak plazaratu ditu eta ez da erraza izan eta ez da izango birusa hemen dugulako eta gure egunerokoa

jarraituko duelako baina hala ere beharrezkoa zen euskadiko ikastetxeetan hezkuntza eskubidea modu presentzialean berriro ere martxan jartzea

izaten ari da beharrezkoa da baita ere hezkuntza komunitatearekin bat lan egitea aipaturiko neurriak egoera berriari egokitzeko eta

etengabe ikasturte hasierako protokoloak egoera epidemiologikoaren arabera egokitzen argitzen moldatzen hezkuntza komunitatearekin elkarrizketa etengabean osasun sailarekin koordinatuta errekurtsoak baliabideak eskatzen dira oposizioko taldeen partetik

eta baliabide material gehiagoz hornitzea ikastetxeak inguru seguruak lortzeko profesionalen eta ikasleen segurtasuna eta osasuna bermatzeko

esan moduan horrela esan moduan

honela egin behar da zifra hauetan oinarrituta egia absolutua zuona baino izango ez balitz bezala bai horrela da martinez jauna

eta diskurtsoa mantentzen dute oposizioko zifra horien inguruan eta abuztuan ezjakintasunak mugituta normala zen irailean urduritasunak mugituta baita ere ulertzekoa zen denok sentitu dugu beldur hori

urduritasun hori baina urrian benetan gauden egoera honetan

duela bi aste euskal herria bilduk aurkezturiko kurtso hasieraren inguruan

sailaren jarduna zein zen helburuak zeintzuk ziren eta horiek garatzeko bideak zeintzuk izaten ari ziren euzko abertzaleak taldea eta talde sozialistak argian argiak barkatu izan ginen

defentsan horregatik harritu gintuen urriaren biko interpelazioak eta horren ondoriozko mozio honek

bi asteko diferentziarekin egoeraren aldaketa nabarmenik gabe

akaso zein da oposizioaren asmoa horrelako jardun edo ekintzekin ez dauka jarrera eraikitzaile

interpelazioan bildarratz sailburuak azken hilabeteetako

azaldu zigun ez noa berriro ere errepikatzera berak esan bezala ikastetxeek izugarrizko lana egin dute ikasleak hartzeko segurtasuna bermatzeko eta hezkuntza arloan zailtasun handia izango duen ikastaro bati aurre egiteko gure taldeak ere beste behin eskerrak eman nahi dizkie ikastetxeetako

eta egindako ahalegin handiagatik baita ere guraso elkarteei baita ere udalei nahiz eta hezkuntza sailak jarraibide orokorrak eman gero ikastetxe bakoitzak modu ezberdinean eta zehatzean aplikatzen ditu

bildarratz sailburuak esan zuen urriaren bian ezberdinak dira

inguruneagatik ohiturengatik horregatik da beharrezkoa ikastetxe bakoitzak berea egitea araudia eta gomendio horiek

autonomi horri esker ikastetxeek haien benetako premien arabera jardutea zifra borobilak zerrenda tasatuek ez dute balio

zer behar den detektatzen aztertzen erantzun egokiak

azken asteetako bilakaera ikusirik eta datu guztiak mahai gainean modu objektiboan jarriz gaur egun gure gizartean ikastetxeak toki seguruak direla esan dezakegu berriro ere eta hala ere egokitze eta moldaketa lanean jarraitu beharko da birusarekin elkarbizitzen ikasten ari garelako denok esan dugu guzti hau garatzen jarraitzeko

berriro ere diot adostasun zabalak behar ditu gure hezkuntza sistemak egoera honi aurre egiteko baina bi asteko tartean eztabaida berbera hona ekartzea inolako ezusteko faktorerik

berriro diot hori guretzako behintzat ez da jarrera eraikitzaile bat ez dakigu zer bilatzen

honekin hezkuntza sailak abiaturiko lanari jarraipena eman behar zaiola uste dugu etengabeko elkarrizketan eragile guztiekin nola ez kasuan kasu ikastetxe guztien egoerak aztertuz eta dagozkion erantzunak emanez

guzti hau islatzen duela uste dugu eta horregatik beste behin gaur gure zuzenketa babestuko dugu eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko gil jauna erantzunen txandara pasatuz martínez zatón jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria arrese jauna zurea da hitza bertatik bai eskerrik asko
eskerrik asko eserlekutik bueno argitzearren

are gehiago erdibidekoa sinatu dugun taldeok ez dugu mahaigaineratu inongo momentutan

hezkuntza sailaren denik kutsatzearen inguruko inongo aipamenik ez dugu egin ez orain ezta orain dela bi asteko

are gehiago gure erdibidekotik kendu ditugu proposamen zehatzak kopuruak kendu ditugu gure erdibidekotik orain dela bi aste akordioa lortu ez denez malguagoak

iruditzen zaigulako gobernua sostengatzen duten taldeek akordioa benetan lortzeko borondaterik ez dutela eta iruditzen zait ere ikastetxeetan bertan dauden beharren aurrean hezkuntza saila itsu mutu eta gor ari dela eta gai berdintsua gaur eztabaidatzea nire ustez positiboa da bere horretan jarraitzen duelako eta inongo aldaketarik eman ez delako eta egia da egia da protokoloak egunero edo astero egokitzen direla baina kasu honetan zoritxarrez

en el caso del profesional de educación especial a la baja egiten dira eta protokolo horiek moldatzen dira moldatzen dira pertsonal horrek dituen baldintza segurtasun baldintzak

ez dut irakurriko erreplika honetan ez dut egingo diskurtso politiko bat ez dut egingo nire alderdiak nire koalizioak izan zezakeen postura politikoa agertuko egingo dudana da bildarratz sailburuari berrizeko ikastetxeko zuzendaritzak berak eman zion txosten baten

eta leporatuko diguzue politika egiten dugula edo erdigunera gure diskurtso politikoak ekartzen ditugula baina berriz diot

berrizeko zuzendaritza taldeak kaleratu duen eta publiko egin duen azken paragrafoa irakurri eta horrela dio egun egiten ditugun aldarrikapenak ez dira birus batek sortarazitakoak pandemia honek inoiz baino nabarmenago utzi ditu urteetan eginiko aldarrikapenak

jo izan dugu beti maila pedagogikoan zeinak akademikoan ikasleen beharrizanei arreta egokiago bat ematekotan pandemiak garbi utzi duena zera da

osasunari erreparatuz ere berrogei metro karratutan hogeita bost nerabe ezartzea ez dela bideragarria jakin badakigu bat batean omsk proposatutako hamabost ikasleko erratioak

zeharo zaila izan daitekeela bai azpiegitura aldetik zein irakasle eza dela eta baina konbentzituta gaude inoiz baino lehentasun handiagoz ekin behar diogula erronkari

herri honek behar duen zutabe garrantzitsuenetako bat indartu eta berreraiki beharra daukagu etorkizun hurbilari anbizioz begiratu eta jarraitzen du esaten berrizeko zuzendaritza taldeak kalitatezko eskola publiko eta euskalduna dugu helburu helburu balore feministetan oinarritua eta ikasleen beharrizanei ekitatez erantzungo diona familien desoreka sozio ekonomikoen gainetik ikasleen premiak asetuko dituena oro har honetan irmoki sinesten dugu hezkuntza sailak bide bera egiten hastea besterik ez dugu behar inbertsio publikoa aurreikuspen

eta ekintza zehatzekin borondate politikoarekin alegia has gaitezen dio zuzendaritza talde honek has gaitezen ba hamarnaka urte galduak dira

soilik horrela elikatuko baitugu ikastetxeak irribarrez soilik orduan soilik orduan aldatuko da irrifar eta pankarten arteko korrelazioa

jauna euskal sozialistak pastor jauna ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea errealitatea berbera da baina ikuspuntuak ezberdinak eredu ezberdinak defendatzen ditugu ikasturtea

onartu egin ditu publikoki onartu egin du publikoki baina neurriak hartu dira eta

hasi dela aitortu behar dugu denok hori errealitate bat da eskola gune seguruak dira eta hori egiten den eta egiten ari den lan guztiari

hezkuntza sistemaren hainbat esparru ari dira indartzen sailetik plantilla aldetik bostehun irakasle baino gehiagoren kontratazioa tramitatzen ari da saila ikastetxe bakoitzak erabakiko du

izango duten ikastetxeek erabakiko dute jada badaude

irakasle berri klaseetan bajarik ez duten baina covidari lotutako hainbat arrazoirengatik etxean dauden ikasleen klaseko lanak egiten

euren zeregin profesionala betetzen jarraitzen dute euren etxeetatik hablamos de mil los

egiten ari da saila baita er ikastetxeetako zuzendaritzen eskaera guztiei berehala erantzuteko irailean guztira hiru mila zazpiehun eta hamasei ordezkapen egin dira iaz epe berdinean baino

igoerarekin jangelei dagokienez

berri baino gehiago kontratatzen ari da saila garbiketarako ehun langile eta sukaldeko beste hogeita hamar

ikusiko dugu zer gehiago behar den eta ezarriko da kasuan kasu hori egiten ari da saila ikastetxe guztiekin badakigu zer garrantzitsua den jantoki zerbitzu hori

hezkuntza sistemaren funtsezko elementu bezala beraz bermatu dezagun bai guk ez daukagu inolako arazorik hori babesteko

bermatuko dugu zein da hori egiteko modua gure taldeek eta sailak kasu honetan eusko jaurlaritzak planteatzen duenaren

eskerrik asko eskerrik asko talde mistoa martínez andreak ez du hitzik
hartu behar euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria gil jauna zurea da hitza

amaitu da eta bozketara jarriko dugu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita bat boto alde treinta y tres contra beraz

popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua gure lurraldeetatik igarotzen den trenbideko garraioa murrizteari buruz eztabaida eta behin betiko

zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on gracias

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos ezker anitza martínez jauna zurea da

unánime en ese sentido eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

proposatu den mozioa aldekoak gara uste dugu berreskuratu egin behar direla alarma egoera

ezarri zenetik egin diren murrizketak berreskuratu egin behar direla ordutegiak eta hori da komentario nagusia

eragozpena azaldu zeren iruditzen zaigu mozioa nahiz eta gu horren alde

haratago joan beharko ginatekeela eta ordutegiak berreskuratzeaz gain ba zerbait gehiago

eskatzeko garaia dela ñabardura txikiak izango lirateke

mozioak erreferentzia egiten dio alarma egoerari eta egia esan nik uste dut pixka bat zabalagoa egin beharko litzatekeela

jarraituko dugula murrizketekin edo gutxienez

hori dirudi azken hiru egunetan esate baterako ba murrizketak egoten ari dira

urduña eta bilbo artean aiaraldeari ere zerbitzu ematen dion linea horretan beraz eta bakarrik arazo teknikoekin renfek lotu du

alarma egoeraren kontu bat baizik eta pandemia osoarena eta murrizketak aipatu dira aurreko interbentzioetan aspalditik datoz bereziki aldiriko zerbitzuetan

interpelazioan araban zentratzen zen carmelo barrio eta gero aurkeztu duen mozioa zabaldu egin du euskal autonomia erkidego osora eta iruditzen zaigu egokia bada oraintxe bertan azaldu dudan moduan ce hiru linea esate baterako oso lotuta dagoelako eta bizkaiari ere afektatzen diolako ezta eta gipuzkoako aldiriko zerbitzua ere ez delako alde batera utzi behar eta gure eragozpena lehen esan bezala oso oso kontserbadorea dela mozioa eta beraz hiru puntu gehiago gehitu genizkion zuzenketan

lotu ditugu bi baina gutxi gorabehera mantentzen dira geure hasierako

ohar bat operazionala edo renferi gehiago bideratuko litzatekeena bigarrena

zuzentzen dioguna eta azkena eusko jaurlaritzari berari zuzenduko geniokeena renferi

esan behar zaio ez dela nahikoa ordutegiak berreskuratzearekin uste dugu maiztasunak ere hobetu behar direla maiztasunak direlako garraio

eta iruditzen zaigu maiztasunak galdu egin direla denborarekin horrekin lotuta apeaderoak ere berreskuratu beharko lirateke badaude geure lurraldean hainbat apeadero jada erabiltzen ez direnak nik gogoratzen dut gaztetan nola joaten ginen eskalada egitera gasteiztik jaisten ginen hango apeaderoan eta gero hartzen genuen berriz ere etxera bueltatzeko hori aspalditik ezinezkoa da eta badaude beste hainbat apeadero ere jada erabiltzen ez direnak linea berdinean miranda altsasu linean desagertuta dago jada

ez da erabiltzen jada sakanan sartuta ziordiakoa eta ez da erabiltzen olaztikoa edo oso oso gutxi erabiltzen dira beraz uste dugu azpiegiturak hortxe daude eta berrerabili beharko liratekeela baita ere hori maiztasunarekin lotuta

geldialdi fakultatiboak ezta autobus urbanoetan hain normala dena bueno bada eginon jaitsi nahi badut ematen diot botoari eta ez badio inork ematen ba ez da

hori badago tren askotan baino ez da sistematikoki inplementatu eta uste dugu oso neurri

eta indarrean jarri beharko litzatekeena beraz hori pixka bat neurri operatiboak edo renferekin doazenak eskatu behar zaiona geure ustez da azpiegituretan gehiago inbertitzeko distantzia erdiko eta aldiriko trenei buruz

badaude oraindik hainbat geltoki irisgarritasun arazoekin badaude hainbat lurzoru mailako pasagune seguritate arazoekin horri dagokionez ere sartu ditugu ekimen batzuk informazioa eskatuz

benetan inbertsio gehiago egin behar direla distantzia erdiko eta aldiriko trenen azpiegituretan

hori litzateke bigarren puntua eta azkenik eusko jaurlaritzari esatea nahiz eta bere eskumena ez izan

trenak zaindu egin behar ditugula eta funtsezkoak direla gure herrialdea bertebratzeko eta

lurralde oreka eta lurralde kohesioari begira oso oso garrantzitsuak direla

arabar gehienok bizi garen gasteizen araba da espainiar estatu osoan

probintzia ehuneko hirurogeita hamasei bizi gara gasteizen eta gasteiz da

hiru hiriburuen artean aldiriko zerbitzua ez daukan bakarra uste dugu hor agian ez da bakarrik horregatik baina badago korrelazio bat badago loturaren bat

miranda altsasu korridore horretan aldiriko tren zerbitzu bat ezartzeko uste dugu eusko jaurlaritzak ere aldiriko trenetan

negoziatzera nahiz eta bere eskumenekoa ez izan beste gauza batzuei negoziatzen duen bezala uste dugu gai honetan ere egin lezakeela

eh bildutik ari gara mozioak sartzen bai udalerrietan bai batzar nagusietan aldiriko trenak potentziako adibidez bilbo santander linea uste dugu potentziatu egin behar dela

gainbeheran dagoena eta esan bezala uste dugu miranda altsasu artean aspalditik lantzen ari garen araban proiektua ere indarrean jarri beharko litzatekeela baina horri buruz

nire azken aipamena izango da abiadura handiko trenarentzat zeren eta aldiriko trenaren gainbehera izan daiteke abiadura handiko trenean hainbeste diru hainbeste inbertsio publiko sartzearen ifrentzua bata bestearekin lotuta ez luke egon behar baina egiazki

emaitzak ikusita hori baino ezin da ondorioztatu eta ez du bakarrik eh bilduk esaten

autoridad independiente de la responsabilidad fiscal duela gutxi bere azken txostenetako batean esan du espainiar estatuan barra barra

gehiegi inbertitu dela eta askotan oso ondo begiratu gabe non inbertitzen zen eta horren ifrentzua izan dela aldiriko trenak kaskartu egin direla

hiru puntu horiek lirateke hobetu maiztasunak ordutegiak berreskuratzeaz gain hobetu maiztasunak hobetu azpiegituretan egiten den inbertsioa eta gero
aldirikoak zaindu eskerrik asko eskerrik asko

jauna euskal sozialistak

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburu jauna legebiltzarkideok egun on guztioi

sailburu jaunak ederki asko erantzun zuen alderdi popularraren interpelazioari

momentu horretan erantzun zuen sailburu jaunak detaile askoz ez dago beste bueltarik sailburuaren erantzunean egiten ari diren gestioak aipatu

horren azalpenak eman zituen arriola jaunak gobernu hau bereziki arriola jaunak berak bere taldearekin batera madrilgo

moldaketen egoera aztertzeko eta behar diren birmoldaketa martxan jartzeko este gobierno ha atendido

legebiltzarburu andrea lehendakari lehendakariorde lagunok eguerdi on guztioi bien yo creo que

bastante más fácil que otros eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoak hitz egingo du ez
erantzuteko txandan beraz barrio jauna ez zurea da hitza

elkarrekin podemos ezker anitza martínez zatón zurea da hitza

hacia atrás nada más eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna eh bildu taldearen ordezkaria

lehenengoa aitorpen bat egitea orain ez gaituela inork ikusten eta entzuten uste nuen gai honetan izango zela legealdi honetako lehen akordio aho batez

bigarren gauzatxoa litzateke komentario bat eajk eta

egindako zuzenketari buruz mozioa trenetan egin diren murrizketei buruz zen

ez trenak eta ezta murrizketak ere nahiko bitxia iruditu zaidala eta hirugarren puntutxoa azaltzea gure botoa ebidentemente gure

baina arduragatik uste dugu nahiz eta nahikoa ez izan mozioaren proposamenaren alde ere egingo dugula eta

zein maximalistak garen barrio jauna eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

hurrengo gabonetako opariei begira eskakizun bat egingo dizut benetan zintzo izan gara eta

eh bildurentzat sinonimo eta antonimo hiztegi bat ekarri apurtxo bat bereizteko zer den exijitzea

elkarlana egitea hainbeste demandatzen duten elkarlana podemosekoei mesedez mapa bat jakinarazteko

denbora kapsula bat ea eguneratzen diren gobernuko kideei mesedez eta faborez pazientzia apurtxo bat gauza hauek

euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea pues sinceramente

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian

eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zazpi eman dugu bozka

beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialistak osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zazpi eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto alde treinta y dos contra

osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak aurkeztua joan den irailaren hamabian bilboko moyua plazan terrorista bati egindako omenaldiari buruz eztabaida eta behin betiko

martínez andrea zurea da hitza ekimen aurkeztu eta

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitzaren ordezkaria gorrotxategi andreak dauka hitza

gorrotxategi andrea euskal sozialistak prieto jaunak ez du hitza hartu behar

eh bildutik ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak atutxa jaunak ere ez beraz erantzunen txanda martínez andreak zerbait esan nahi du

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularrak ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu martínez grisaleña andrearen mozioaren jatorrizko testo bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y siete contra beraz ez da onartu jatorrizko testua